egun on denoi osoko bilkurari asiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua

lege proiektua mesedez bakoitza zuen lekuetan esertzen bazarete mesedez

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen legea aldatzeko eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza lege proiektua aurkezteko azpiazu jauna zurea da hitza

presidente andrea lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi eskuartean daukagun lege egitasmoa

nire poztasuna ardura eta errespetua

lehenengo agerraldi honetan bide batez agurtzen zaituztet eta legegintzaldi honetarako

izan ere esparru legegilea ezaguna egiten zait batean dakizuen bezala urte asko egin ditut madrilen diputatu moduan kongresuan lanean eta horregatik

jakitun naiz eusko jaurlaritzak bere osotasunean legebiltzar honi zor zaiola eta ni neu ere

sailburu modura osoko bilkura honi eta dagokion batzordeari zor

nire lehenengo agerraldia ganbara honen aurrean datozen lau urteko nire sailaren egitekoaren lerroak azaltzekoa izan behar zen baina batzuetan

ez datoz bat eta hain zuzen ere gaurko jarduketa zehatz hau da kasu horietako bat horregatik sentitzen dut gaurko jarduketa

kanpokoa izatea bai edukiz eta baita presazko egoera

baliabideak zabaltzea epe luzeko zorpetzeari

eta horiek gauzatzerakoak sortutako eta gainera

esperotakoa zen diferentzia errealaren kantitate berean

euro dira horrela euskal autonomia erkidegoa finantzazio gaitasun handigoa

konpromisoei aurre egiteko politika publikoa

azken parte honi dagokionez azpimarratu nahi dut zorpetzea euskal autonomia

kontuan hartuta arrazoizko parametro batzuen baitan doala

baitan ez estatu espainiarreko barne produktu gordinarekiko zorpetze mailaren ratiorik

aurkezpen honekin amaitzeko lege proiektu honek legebiltzarreko izapidetzako gobernuak aukeratu duen

izan ere irakurketa bakarreko prozedura bidez legebiltzar honetako osoko bilkurari aurkeztuko

onar dezan eusko legebiltzarreko araudiko ehun eta

gobernuak prozedura hori erabili dezake aurretiaz legebiltzarrari baimena eskatu gabe

egoerek eta premia larriko arrazoiek hala eskatzen dutenean egoera honetan arrazoi eta gorabeherek bat egiten duela deritzot eta

posibilita lege proiektuak ez die euskal autonomia erkidegoko erakundeen

aldundiko araudi juridikoari ere ezta hauteskunde

eta herritarren askatasun betebehar eta eskubideei ere

aholkatzen dute osoko eztabaidei ezarritako arauei diotenaren horrela egitasmo osoa onetsiko

orain aldeko eta kontrako txanda batean sartuko gara aldeko txandan nork parte hartu nahi du alderdi sozialistak alderdi popularrak hemendik ez eta zuek ezta ez aldeko txandan ondorioz hamar minutu

lehendakari egun on guztioi egun on sailburuok egun on berezia zuri sailburu eta ondo etorria ganbara

aurrean daukazun erronka honetan azken batean zuk egindako lana guztion mesedetan izango delako beraz zorte ona zorionak eta zorte ona zuri egun on berezia be bai damborenea jauna corcuera andrea eta

ibiliko garena bertso librean edo zortziko txikian edo ez dakit nik zertan gai honegaz eztabaidan eta espero dut egiten dugun lana

eztabaida honek ekarpenak egin dagizala euskadirentzat egun on bollain ondo etorria zu lehenengo aldiz izango zaitugu talde honetan gugaz eta espero dugu gauza bera elkarlanean errespetutik abiatuta lan egingo dugula elkarregaz damborenea jaunari bai

notizia txarra dela esaten izan du egindako aurreikuspenak ez direlako zuzenak izan guk uste dugu

aurreko urtetako datuen oinarrituta hartzen direnak eta beno nik uste dut alderdi popularrak kudeatzen duen inguru ezberdinetan

eta gureak gure kasuan estatu espainola dela izatez europar batasunean defizitaren prozedurari lotuta dagoena eta euskadi bere kasuan guztiz autonomoa izan balitz eta euskadiko gobernuak

zifrak izango balitu ez ginatekeela egoera horretan egongo eman gure dodaz datu batzuk ikusteko jaurlaritzaren kudeaketa aurreko legealdian

bai zorpetzeari dagokionez eta bai gastuari dagokionez eta bakoitzak baloratu dagiala zein izan den jaurlaritzak egin duen kudeaketa zorpetzeari dagokionez bi mila hamaretik bi mila hamabira bitartean eusko jaurlaritzak orduko eusko jaurlaritza

eta bi mila hamairutik bi mila hamabosterako legealdian urkullu lehendakariaren jaurlaritzak berriz bi mila berrehun eta hogeita zazpi milioi eurotako zorpetzera jo eban

zein izan den zorpetzera jo duguna eta ikusi dugu zein neurritakoa izan den jaurlaritza honek egin duen ahalegina eta beste alde batetik gastuaren esparrutik ere suposatzen dot gero berba egingo duzuen txandak

errentari bi mila hamairuan exekutatutakoa laurehun eta hogeita hamabost milioi eurotakoa izan zen bi mila hamabostean laurehun eta laurogeita zazpi milioi eurotakoa berrogeita hamabi milioi gehiago gastatu genduzan horretan

hemeretzi koma hiru milioi bi mila hamairuan eta

ez dakigu zenbat izango den benetan hogeita hiru milioi dagoz aurrekontuan sartuta

aurrekontuak legealdi honetan aurreko legealdian ehuneko hogeita hamaseia igo ziren orduan eman deutsuedazan datuak dira

nabarmen gutxiago aurreko legealdian baino beste batetik gastuaren esparruan zenbat gastatu izan den eta beste alde batetik beti

eta defizitaren eta zorpetzearen helburua jaurlaritzak bete izan dituela

nondik norakoak zergatiak helburuak zer den legeak planteatzen duena prozedura sailburuak berak

beraz ez naiz gehiago luzatuko puntu horretan aldebikotasuna

azken batean ikuspuntu politikotik gure legebiltzar taldetik euzko alderdi jeltzaletik eta urkullu lehendakariaren

aldarrikatzen dena delako aldebikotasuna da gure euskal eredua kontzertu ekonomikoan onartuta dagoena horrela araututa dagoena eta azken urteetan aparte itxitakoa egon dena eta itxura batez esateetatik eta irudietatik ikusten dugunaren arabera berriro bultzatu eta indartuko dena gure jaurlaritzako bozeramailearen adierazpen batzuk entzun berri ditut eta esaten izan du

eta hori da gure asmoa errespetatu daitela

eta guztiok erakundeen arteko errespetuan abiatuta aurrera egin daigun

sailburuak aipatu izan du planteatutako lege proiektuak bi alde ezberdin dituela alde batetik zorpetzerako

esanez aurrekontuen egonkortasunerako eta finantza iraunkortasunerako

errespetatuko dugula eta hori horrela da eta horrela da guk

erakundeetan euzko alderdi jeltzaleak kudeatzen dituen erakundeetan

guzti guztietan horrela kudeatu izan duzue horrela kudeatzen duzue dagoeneko eta nahiz eta kritikatu eta esan sarritan zorpetzera jo behar dela edo defizitera joan behar dela kontuan hartu barik

errealitatea da zuok kudeatzen duzuen lekuetan horrela egiten duzuela ziur nago madrilen gauza bera egingo dela edo saiatuko direla eta egiten ez bada

guztiok euzko alderdi jeltzaleak eh bilduk podemosek

nahitaez bete beharrekoa delako eta guk uste dugu hori horrela izan behar dela

eta guk gainera hemen euskadin aurreko legealdian tokiko

udal legea edo tokiko erakundeentzako legea onartu genuen eta bertan aipamen berezia egiten zaio zioen azalpenean eta begiratzen zaitut pinedo zeren eta suposatzen dut hortik joango zarela zu ere eta horregatik diotsut baliteke

aipamen berezia egiten diogu lege organiko honi esaten dugu udal esparruko erakundeak hainbat

orduan izan gaitezen koherenteak eta esaten duguna egin daiguzala

eta kanpoan esango dute eh bilduk segun eta kudeatzen duen edo ez duen kudeatzen gauza bat edo beste esaten duela

azken batean europar politika ekonomikoaren esparruan gure jarrera zein den guk esaten dugu eta lege proiektu honetan aipatzen da eta esaten da lege organikoa beteko dela bi barra bi mila hamabi horregatik sartu da laugarren atala baina horrek ez du esan gura

europar politikaren aurrean hemen legebiltzar honetan gure legebiltzar taldetik hamaika aldiz esan izan dugu austeritate

herriak eta ez dela ona bide horretatik joatea ondo dagoela zorroztasuna seriotasuna baina ezin direla

suspertze ekonomikoa bultzatzeko eta azken batean gure helburua lortzeko enplegua sustatzea lehendakariak berak bide horretatik egin zuen bere diskurtsoa legealdi

lanpostua inbestidura saio horretan erkoreka

behin eta berriro salatu izan dute europar batasuneko politika hau

eta guk eta alderdi sozialistak elkarregaz sinatu dugun akordioan beren beregi hori da esaten duguna guk beteko dugula esaten dena

uste dugulako erakunde garestiak eta eraginkorrak ez direnak azken batean etorkizunerako kaltegarriak direla baina

europar batasunetik bultzatzen den politika beste bat izan behar dela enplegua sortzeko ekonomia berpizten duena eta ikuspuntu sozial batetik aurrerantza

guzti hau esanda nik galdera bat egingo nuke nor egon daiteke ganbara honetan gaur jaurlaritzak aurkezten duen lege proiektu honen aurka azken batean zorpetzera joko dugu indarrean eta ganbara honek onartu izan dituen inbertsioak eta gizarte

eskerrik asko gorospe andrea aurkako txandan parte hartu

eskerrik asko lehendakari andrea mahaikideok eta legebiltzarkideok egun on guztioi

argi eta garbi esaten dugu lege proiektu honi gure ezetza emango diogula

euskal gizarte guztia etorkizunera zorpetu behar izatea zuek ere badakizue zorra handitzearen ondorioa dena etorkizuneko

dela mila esker eskerrik asko bollain jauna erantzuteko txandan damborenea jauna

zorpetzera ez jotzea aipatzean izan duzunez nahastuta beste

ezker muturrekoa zen eskuin muturrekoa zen nahaste bat zen edo nongoa zen

eta guk hori euskadi gutxitan izan dugu eta benetan jarraitzen badituzu legebiltzar honetan egon diren eztabaidak

eta berriro eta horrela egin da horri esker

espainiako bankuak ateratako datuen arabera bai aurtengo ekainean bai irailean euskadiko egoera zorpetzeari dagokionez

onenetarikoa da bigarrena da zorpetzeari dagokionez beste denak

hemen espainiako bankuak kontuan hartzen du epe laburrerako zorpetzea eta

hamar milioi inguruko zorpetzea da hamar milioi euro baino arean gehiago eta badauz beste batzuk

ehuneko berrogeitik gora dagozanak baleares ehuneko hogeita hamaretik gora

murtzia ehuneko hogeita zortzitik gora extremadura ehuneko hogeita bitik gora denak hola euskadin zorroztasunez kudeatu da

komentatzen eustan askotan han gure etxe inguruan edo ez dakit amaitzen joan ikasteko

leidu eta leidu beti ikasten urrean beti ikasten leidu barik esparru teorikoan ez zelako arriskurik hartu barik

batzuk goizean ikasten eta arrastian lanean beste batzuk egun guztian

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandan bollain jauna zurea da hitza

nabil orain ez daukat beste gauzarik

eskerrik asko bollain jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lege proiektua

berrogeita sei bai hamaika ez hemezortzi abstentzio beraz

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen legea aldatzen duen legea jarraian

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi gaurko honetan bi mila hamaseiko aurrekontuak aldatzeko lege proiektua ekarri du gobernu berriak guk

abstentzioa egin izan diogu ez dugu guk oztopatuko defizita handitzea

beti ere bide honetatik lortzen den dirua gizartearen onurarako erabiltzen baldin bada baina ez dugu guk babestuko

zerga politika oker baten ondorioz betetzen ez den diru bilketaren helburuak estaltzeko eta soil soilik espainiako gobernuaren beharretara egokitzen den defizit muga bat betetzeko hemen

jaurlaritzak bi mila hamaseiko diru sarreretan izango duen zulo handia nolabait bada ere estaltzea hau da aldaketa honek

ondorio latzek jaurlaritzaren aurrekontuetan egindako

zuloa zati batean estaltzea du helburu besterik ez aldaketa honek ez du inolaz ere diru gehiago ahalbidetuko gizartearen onurarako zerbitzuak indartzeko ez guk

gaur jaurlaritzak ekartzen duen lege aldaketa hori partxe soil bat da eta ez da bestelakorik

ez ditu murrizketak saihestuko aldaketa honek ez du euskal ekonomiaren suspertzea indartuko esan dezakegu egiturazko arazoak direla medio estatuak betetzen ez dituen defizit muga helburuak direla medio jaurlaritzak azken minutuan lortu duela

aurrekontuen azken argazkia makilatzea in extremis hori delako gaur hemen gertatuko dena jaurlaritzak zorpetze muga aldatzea lortuko du bai

aldundien ekarpena murrizten duen zenbateko berberean jakitun aurrekontu egonkortasunaren helburu berriek askoz jota berrehun eta hirurogeita zortzi milioi euro inguruko igoera egiteko aukera ematen dutela beraz oraindik berrogeita hamasei milioi inguruko tarte bat egongo da ziurrenik

konponduko dutena azken finean gaur mahai gainean dugun aldaketa honek agerian uzten ditu politika ekonomiko publikoen funtsezkoak diren

zerga politika eta zorpetze politika horregatik euskal herria bildun

legealdi honetan zerga politika eta zorpetze politika eztabaidatu behar direla behingoz

onurarako tresnak diren heinean behar bezala aktibatuz hona legebiltzarrera ekarriko dugu eztabaida eta espero dugu benetan gaiari denok heltzea

azken momentuko malabareak egiten dituen aurrekontuak hala edo hala koadratzeko ez dezagun ikusi behar nola estatuko gabeziek azken unean

erabiltzen diren eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea gai zerrendako bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

armentiaminus bi proiektuaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna nahi duzunean zurea da hitza

legebiltzarkideak gobernukideak egun on ezer baino lehen

ongi etorriak eskerrik asko egiten duzuen lanagatik eta gaurko eztabaidak ea zerbait argitzen dizuen

pariseko klimaren gailurra eta honen harira bi mila hamabosteko ekainaren bostean aldaketa klimatikoaren aurkako europako ekimenik politenetako bat abiatu zen baionatik ipar euskal herritik

izena zuen eta bizi mugimenduak antolatzen zuen hauen xedea

sei estatu zeharkatu eta parisera iristea izan zen eta helburua oso sinplea zen ibilbide osoan geldialdiak eginez

aldaketa klimatikoen arazoetaz eta alternatibak badaudela azaltzea ni baionan egon nintzen egun hartan

arabako gasaren inguruan hitz egiten bizik modu batean edo bestean aldaketa klimatikoaren aurka gabiltzan

hainbat eragile gonbidatu gintuen egun hartan oparitu zidaten kamiseta hau eta gaur

hainbat eragile hainbat mugimendu eta hainbat artisauen omenez

bereziki baten omenez ze ni baionan

pertsona batek pertsonalki gonbitea egin zidalako biziren izenean eta pertsona hori txetx etxeberri izan zen

atzo eta gaur aldaketa klimatikoaren artisaua eta atzo eta gaur bakearen artisaua beste hainbat bezala nire elkartasunik beroena hemendik eta bakearen artisau guztientzat bide batez egun zail hauetan

hainbat kontu jeltzaleen eta sozialisten arteko gobernu akordioaren hitz errepikatuenetariko bat gardentasuna transparencia dieciocho aldiz aipatzen duzue dokumentuan besteak beste hau esanez

errepasatu dezagun gasaren gaia ea zer iruditzen zaizuen

urtean eskatu zen lehen baimena sei urte luzez jendarteari ez zitzaion ezer ere ez esan geroztik lópez lehendakaria medio

eta gaur egun auzitegi konstituzionaletik zintzilik dagoen lege bat dugu indarrean herri ekimenetik sortua

babestua bide batez esanda eajk babestu ez zuen legea

baina leku berean eta gas bera ateratzeko

edo gardentasun faltaz asko daki putzu honek eta azalduko dut urkullu lehendakariak aurreko legealdiaren pertsiana jaistea erabakitzen zuen bitartean

ingurumenekoari prozedura arrunta irekitzen dute madrilen eta irailaren erdialdean

hainbat instituzio eta taldeei eransten die txostena ekarpenak egin ditzaten hilabete beranduago ordea oraindik lehendakaririk eta gobernurik

ministerioak prozedura aldatzen du eta arrunta zena sinplifikatu egiten du baina ordurako jendartea adi dago nor da jendartean berria zabaltzen duena gobernuak azaldu du albistea ez hidrocarburos de euskadi izan da ere ez fracking ez

ez da harrigarria gu legebiltzarrean sartu ginen orduko saiatu ginen informazioa eskatzen galderak egiten agerraldiak eta abar eskatzen baina aiba

eta gobernua osatu denean galderak eta informazio eskaerak erantzun ordez luzamendua eskatu digu

ba gaur informazio hori mahai honen gainean atril honen gainean ez egoteko hori da gardentasuna en resumen

bien bien muy bien benetan iruditzen zaizue zilegi dela arabako gasaren inguruan egon den eztabaida eta gero

eztabaidarik gabe erantzun dezakeen gobernua osatu gabe informazio publikorik gabe

aurrera eramatea merezi dutela gasteizeko biztanleek arabako biztanleek

asmo txarrik ez baduzue eta gardentasun hori egi bihurtu nahi baduzue erraza da kontua geldiarazi proiektu hau ezertan hasi baino lehen

teknikoki ere azkar esatearren txapuza galanta da eta gai teknikoetan ez naiz asko sartuko baina kontu pare bat bai esan nahi ditut hasteko

araban gas poltsarik ez dagoela gasa sakabanatua dagoela eta ustiatzeko teknikarik egokiena fracking a dela hau da teknika ez konbentzionalak hobi eta gas ez konbentzionalarentzako

teknika konbentzionalak erabili omen daitezke harrigarria gutxienez horretaz gain txostenak ez ditu argitzen gehigarri kimikoen inguruko kontuak akuiferoaren babesaren inguruko zalantzak sortzen ditu puntu

eta hau ez da nik esan eta zuek sinestu behar duzuen zerbait inolaz ere begiratu ezazue gasteizko udaletxeko edo diputazioko txostena eta ez ahaztu

proiektuaren mamia hala ere estudio de alternativas atalean dago

ez egitearena ere zero aukera deitzen da

ez zulatzea aukera bat da baina honen inguruan

ez duela suposatzen berezko baliabideei uko egitea ez duela suposatzen industria edo ekonomia garapenari uko egitea eta ezin garela ahaztu betano gasa isuriak dituen baliabide fosila dela

lehena argi esan behar da shesak beraz jaurlaritzak

bigarrena gasaren operazioaren tamaina da konturatu zarete

ez dela ekiditen hor jarraitzen duela arazorik handiena gas

aurreko saiakeran shesak onartu behar izan zuen hirurogei urtez gasa ekoiztekotan bi mila putzu baino gehiago egin beharko zirela orain berriz zein putzu kopuruaz ari gara hizketan teknika

eraginkortasun gutxikoa baldin bada bi milatik gora ari gara zenbateko lursailetaz hitz egiten ari gara zenbat gasodukto behar ditugu hori mugitzeko burutik sano gaude

ez da jadanik fracking bai ala fracking ez hori bukatu zen eztabaida da gaur egun aldaketa klimatikoa geratzeko behar dugun trantsizio energetikoa

zein proiektu mota eta zein abiaduran babestu behar ditugun hori da eztabaida eta ez gara gu izango ez gara gu izango irtenbide magikoak eskainiko dituztenak ez gara gu izango egun batetik bestera energia berriztagarriekin moldatu gintezkeela esango dutenak

argi dugu eta diru publikoa non ipini behar den ere bai gogorra bada ere diagnostiko on bat behar dugu edo hobeto esanda

onartu behar da diagnostikoa eta hitzetatik ekintzetara pasa energiaren arloan ez da existitzen euskal oasia

dago menpekotasun energetikoa ehuneko laurogeita hamalaukoa da europako altuenetarikoa erabiltzen dugun energiaren

erkidegoak munduaren bataz besteko bikoitza izurtzen du ez ditugu

esnatu zaitezte behingoz bukatu da baliabide fosiletan diru publikoa xahutzea

gu honekin tematiak izango gara hurrengo belaunaldiekiko izugarrizko erantzukizuna dugu

edo akuiferoak garbi utziko dizkiegu hori da jokoan dagoena hay mucho en juego con esta apuesta

esaldi ospetsuak eta entzuten ohitua hasi naiz areto honetan eta nik ere gustuko dut oholtza honetako nire lehen saioa amaitzeko urrutira joango naiz

askotan esaten omen zuen esaldi bat ekarriko dut oholtza honetara parafraseatuz eta nirera moldatuz noski berak horrela esaten zuen

edo euskaraz esan beharko banu iruditzen zait gainera

desegin beharko genukeela eskerrik asko eskerrik asko otero jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria grajales jauna zurea da hitza

andrea sailburu legebiltzarkideok egun on otero jauna zuk uste baino askoz hurbilago gaudela uste dut benetan esaten dizut

osoan izango ditugun eztabaidetarako oinarriak

ez bakarrik gurea munduko herri guztiena lehenik berezkoak dituen baliabideen ustiapen ekoizpenen araberakoa da beti ere pertsonen eta ingurugiroaren segurtasuna bermatuz eta bigarrenik

horiek lortzetik herriarentzat ahalik eta kostu txikienean

kostu ingurugiroarekiko kostuetaz ere banabil beraz energiaren arloan

berezkoak dituen baliabideak ezagutzea eta bigarrenik horien kudeaketa egokia bermatzea euskadin horretarako tresna publiko bat dugu

duen garrantzi estrategikoagatik horrek dakarren erakundearen kontrolarengatik

onurengatik erakunde publiko bat dugu esaten dudan moduan lan hori bere gain hartzen duena energiaren euskal erakundea erdaraz eve delakoa

euskadiko energia estrategiaren ezartzea eta arlo energetikoan euskadiko gobernuaren

euskadin berriztagarriak inplementatzea eta berezkoak dituen energia baliabideak ezagutzeko beharrezkoak diren ikerketak egitea oinarrituta energia horniketaren bermearen energia garapenaren eta iraunkortasunaren irizpideetan

eta gaurko debatean alderdi sozialistaren ordezkariak zioen bezala ez da frackingaren alde edo kontra egotea garai hori pasa da aurreko legegintzaldian pasa zen nik uste dut aurreko legegintzaldian argi eta garbi geratu zela hemen ez dela aurrerantzean erabiliko atzo zure taldekide bati entzun nion ere ez duela inon idatzita ikusi

idatzita dagoela sinatuta eta hori bete egingo dela beraz ez ditzagun

gaurko debatea beste bat da nora goazen eta horretarako zein baliabide dauzkagun eta zein baliabide erabiltzen ditugun

egiten dugun energiaren erabileraren erronkari aurre egiteko eta nola egiten dugun

energi alorrean burujabe izan nahi dugun ala ez

eta hidrokarburo eta mineralekin gertatzen den bezala energia berriztagarriak oinarritzen diren baliabideak haizea eguzkia ura mugatuak dira ere askotan esaten da mugagabeak direla eta hori ez da egia eguzki ortua jartzeko eguzki argi nahiko daukagu edo ez

izugarrizko eguzkia daukagu eta eguzki ordu pila bat edo ez energia berriztagarria eta horiek ezartzea

eta hau nabarmendu nahi dut izan ere batzuetan ahazten zaigula iruditzen baitzait y vamos a tener que seguir consumiendo gas ya que

zenbat putzu uste dut bi mila entzun dizudala otero jauna putzu bakar baten gainean ari gara gaur bai

hemen mundu guztiak frase handiak erabiltzen ditu azken uneotan otero jauna erromara joanda ni etxetik gertuago geldituko naiz zarautz aldean eta txikitan ikasi nion

ikasi niona errepikatuko dut bakarrik eta libre joateko gauez

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

mila esker presidente anderea jaun andreok egun on guztioi

mila esker muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

eta nik ere imanol urbietarekin bukatuko dut eta berak esan zuen

sinple bezain tinko ez dugu etsiko eskerrik asko eskerrik asko otero jauna euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

andrea lasai egon otero jauna denbora falta ez daukagu lau urte dauzkagu aurretik

otero jauna gogoak sartu zaizkit baina ez ia ia gabonetan gaude eta desio onekin bukatu nahi dut

mesedez olentzerori eskatu nahi diot ez dezala inori

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria becerra jauna zurea da hitza

becerra jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka bederatzi bai

ondorioz ez da onartu osoko zuzenketa hau jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak sinatutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

mesedez pankarta horiek jaitsi mesedez

ondorioz ez da onartu gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena cear euskadik pertsona errefuxiatuen eskubideak bermatzeko egindako proposamenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

guanche andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eguerdi on guztioi eta eskerrik asko lehendakari anderea mahaikideak legebiltzarkideok

normalean ez daukazue aukerarik hau bezalako foro batean parte hartzeko horrexegatik gonbidatu zaituztegu ongi etorri errefuxiatuak

gaur errefuxiatuez hitz egitera gatoz eta hitzaldi hau kontu batzuk gogora ekartzen hastea nahiko nuke izan ere jakin badakigu bizipenak direla eta ez datuak herritarrok gehien mugiarazi eta aztoratzen gaituztenak

euskadiren memoriaz alegia herritarrak erbestera

hartuak eta lagunduak izan ziren bizilagun horiek asilo eskubidea eta babesa herrialdeen borondate kontua besterik ez zenean

ez dezagun pentsa gurean erabilgarriak ote diren ez baitugu ahaztu behar gizaki guztiak hartu eta babestu behar ditugula gizakiak diren heinean gizarte bezala guztion
ardura da eta ongi etorri errefuxiatuak eskerrik asko guanche
andrea zuzenketak aurkeztu dituztenen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna

andrea legebiltzarkideok egun on lehenik eta behin legebiltzar talde sozialistaren izenean gure solidaritatea

egun hauetan indarkeria eta terrorismoa jasan duten sirian turkian iraken edo alemanian dauden pertsona guztiei beraiekin gaudela beraien alboan indarkeriatik ihes egiten duten pertsona

gorrotatzen dutenetatik ihes egiten duten pertsona guztien alboan gaudela joan den astearteko adierazpenak osoki partekatzen ditugu berlineko biktimei gure doluminak adierazi nahi dizkiegu baina batez ere horrore horretatik ihes egiten dutenak

denak kanporatuak izango dira multzo handietan eta

europa totalitario eta arimarik gabekoaren garaia gogorazten du faxismoak dena inguratzen zuenean gizarte horren baloreak

eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

eta ongi etorria eman nahi diet euzko abertzaleak taldearen izenean baita gurekin debatea entzutera etorri diren gonbidatuei

elkarrekin podemoseko ordezkariek legez besteko proposamen bihurtu dute beste

horrela jakinarazi genien ceareko ordezkariei ekimena

hauteskunde kanpainan gure taldeak alderdi sozialistarekin batera ekimenari aurkeztu dion osoko zuzenketak bi atal ezberdin dituela esango nuke

ekimenaren zentzu guztia mantentzen duena eta bestetik aurreko lege aldian pertsona migratzaile eta errefuxiatuen eskubideen aldeko legebiltzar

taldeartekoaren jarraipena berresten duen puntu berezia sartu genuen

es inconcebible erraza izan da gaurkoan ere adostasun zabala lortzea

pertsona errefuxiatu eta migratzaileen aurrean argia eta irmoa delako pertsona guztien giza eskubideen alde gaudelako erantzun egokia eman behar diogulako txarren pasatzen ari diren pertsona guztiei

inguruko legez besteko proposamena eztabaidatu genuenean euzko abertzaleak taldearen

berretsi egiten ditugu bere osotasunean orduan ere erdibidekoa sinatu genuen euzko abertzaleak bilduk eta alderdi sozialistak tamalez europar batasuneko eta europar estatuen jarrerak ikusita berriz ere

berretsi egiten ditugu ez baita aurrerapauso aipagarririk eman errefuxiatu eta migratzaileei dagokien politiketan gaurko gaira bueltatuz

euskadira heltzen diren pertsona errefuxiatu guztiek eskubide zerbitzu eta baliabide publikoetarako sarbidea izatea las personas todas las personas

beraz honetan bagaude pertsona guztiak eusko jaurlaritzaren politiken ardatza dira legebiltzarkide garen heinean argi eduki behar dugu ere indarrean dauden legeak beti bete egin behar direla badakizue ez gatozela bat legeen intsumisioarekin askotan errepikatu dugunez bigarren puntuari dagokionez elkarbizitza sustatzea eta harrera osoa bultzatzea hiriak eta herriak benetako babesleku izan daitezen honetan badabil eusko jaurlaritza ere hor ditugu bai biltzen eta bai ikuspegik egindako lanak eta txostenak a destacar

hirugarren puntuan europar batasunaren eta turkiaren arteko itunaren aurkako jarrera publikoa hartzea eta gobernu zentrala

laugarren puntuari dagokionez estatuko gobernuari eskatzen zaio mugetan sarbide seguruak ahalbidetzea eta presio egitea europan hartutako konpromisoak betetzeko

bosgarren puntua lehen azaldu dudanez amnistía internacionalek eskatutakoa

lehenbailehen gogorarazi konpromisoa bi mila hamabosteko

beraz bada garaia betetzeko seigarren atalak estatuko gobernuari eskatzen dio asilo legea garatzeko araudia onar dezala

para proceder a dicho desarrollo normativo azken puntuak lehen esan bezala migratzaileen eta errefuxiatuen eskubideen defentsarako legebiltzar taldeartekoaren jarduerari berriro ekiteko eskakizuna egiten dio legebiltzarrari berari eta amaitzeko

botoak emateko eta espero dugu ahalik eta puntu gehien adostasun aho batez onartuak izan daitezela badakigu denak ez direla izango baina espero dugu ahalik eta gehienak

arregi andrea eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea

eta egun on guztioi eta batez ere ongi etorri

etorritako hiritar guztiei ongi etorri legebiltzar honetara eta batez ere ongi etorri euskal herrira

legebiltzar honetan legez besteko proposamen bat dugu mahai gainean errefuxiatuen giza eskubideen urraketaren inguruko eztabaida politikoa jorratuko duena eta ondorioz laster euskal autonomia erkidego honek

egingo dion arrera ez ez naiz erratu hau esatean bi mila hamabosteko urriaren bateko osoko bilkuran

euskal herria bilduko legebiltzarkide ohiak esandako hitzak dira hauek eta zergatik hasi nahi dudan

urreak hitz hauek egin zituenetik eta kopuru honetara ez garelako hurbildu ere egin urrundu gara asko hasierako momentuetan guztion arteko elkarlan urgentea bultzatu zuen egon ezin horretatik eroso gaude eta tamalez ohitura bihurtu da mediterraneoko hobi komunaren inguruko albisteak jasotzea bi mila hamabostgarrena urtean ia

mediterraneoko uretan bizitza galdu zutenak eta amaitzear dugun bi mila hamaseian dagoeneko lau mila bederatziehun pertsona izan dira bizitza galdu dutenak

hildako hauen herenak haurrak izan direla kalkulatzen du save the children elkarteak egun

hirurogeita bost koma hiru milioi pertsona errefuxiatu daude munduan hauek bi mila hamabosteko datuak dira

eta beldur naiz beste errekor tamalgarri bat

beharrezkoa da agerian jartzea europar batasunak

izan ere pertsona hauek euren sorlekutik joateko sentitzen duten beharrizanak harreman zuzena dauka europar batasunak afrikarekin ekialde ertainarekin dauzkan politika ekonomiko komertzial zein militarrekin politika horiek bertako herritarrak krisi humanitario amaigabe batera eraman ditu ezin daiteke ahaztu ere europako herriek afrikaren kolonializazio garaian izan zuten papera arpilatze sistematikoa kontinentearen egitura tradizionala apurtzea berrantolaketa desorekatua zein arbitrarioa eta aurretik bilatutako subordinazio

zertan ari gara aipatutako nazioarteko zuzenbide humanitarioari bizkarra emateaz gain errefuxiatuen kopuruarekin karta jokoan

zenbat ordu pasa genituen gerra karta jolasean

eta helburua kartarik gabe geratzea zen besteek zure multzoa gorde behar izaten zuten bitartean eta horretan ari gara jolasean pertsonen bizitzarekin jolasean

kopuruak gora eta behera ditugu eta ez dugu multzoarekin geratu nahi partidak jarraitzen duenez ez dugu bat bera ere gordetzen

kontzentrazio espazio bezala izendatzera ausartuko nintzatekeen espazioetan itxi ditugu atxikitu ditugu eta bitartean kuota sistema

ahal bezain beste luzatuz izen emandako kopuruak hartu ez ditzagun ea herritargoa errefuxiatuez hazten den baina ez ez gara hazten jada erridikuloak ziren kuoten bidezko banaketarekin harrituta eta haserre baginen

urtebete geroago zenbaki hauetara inondik inora iristeko imintziorik ez denean egin zenbat errefuxiatu heldu dira gure herrira bai badakigu espainiar gobernuak egitekoaren zain gaudela eta bueno barrio jauna aipatu dituzun kontuetan gobernuak agian esan zuena esan zuen

ditut eskuartean eta espainiak esandako kopuruaren ehuneko bia besterik ez du hartu beraz

baina tira espainiari begiratu beharrean gauden arren

uste dugu eta jarrera aktiboago bat beharko genukeela esatera ausartuko nintzateke haien aldetik egiten ez baldin badute

berriki entzun dugu gipuzkoako foru aldundiak greziara bidaiatu berri duela bertan dagoen emakume baten eta haren seme alaben egoera azkartu dezaken jakiteko poztekoa da baina horrelako gehiago behar ditugu ezin dugu banan banan ekimena izan behar dugu honetan ere eta ezin dugu zain egon guk ezin dugu zain egon baina batez ere errefuxiatuek ezin dute zain egoten jarraitu eta

erabat haserretzen eta kezkatzen gaituen beste urrats bat eman zuen europar batasunak estatu bakoitzak hartuko zuen errefuxiatu kopurua zehaztea adosten zen bitartean egoera administratibo irregularrean aurkitzen diren pertsonen berehalako

ez dugu adierazi behar hau guztiz legez kanpokoa dela ezta kromo jolasean berriz ere eta nor aurkitu du europar batasunak lan zikina egiteko

herri mugimenduk zein instituziok salatu duten akordioa haren kontrako mugimendu oro isilarazteko gelditzeko espetxeratzeko torturatzeko edo hiltzeko ohitura txarra duen mandatariari erdogani sei mila milioi euro poltsikoratu dizkiogu lan zikina egin dezan

hori erdoganek errefuxiatuentzako espazio babestu eta erosoak sortzen edo herri kurdua anikilatzeko bonbak erosten

baina begi hauekin ikusi dut eta gorputz honekin sentitu dut sirnak herri kurdua guztiz suntsitu

zuten egoera bertako herritarrak lekualdatzera behartu dituen politika kriminala ikusi dut errefuxiatu gehiago sortzen dituen anikilazio politika

atera baziren behar zutelako zen ez kapritxoa izan zutelako itzultzen badira izan dadila haiek erabaki dutelako egoera hobetu delako eta ez lege eta estatu inhumanoek

europa gauza askotara konprometitu da gatazka hau eztanda egin zuenetik baina oraingoz bi dira burututako erabaki bakarrak mugak itxi

libano edo jordania bezalako herrialde txiki eta baliabide ekonomiko gutxiagokoek

beraz ez dezagun eskusarik jarri ez da diruagatik ez da populazioagatik borondateagatik da

baina herritarrek borondatea badute begiratu dezagun gehiago gure ingurura

poztekoa da akordioetara heltzeko eta gaiak duen garrantzia azpimarratzeko legebiltzar honen gehiengoak duen jarrera baina ezin dugu ahaztu

horregatik bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu gai hauek landuko dituen talde artekoa berriz martxan jartzea hemendik elkarrekin

hartu dituen erabakiak burutzea nazioarteko legediak

elkarteek dituzten gomendioak bultzatzen jarraitzea turkiarekin sinatutako akordioa suntsitzea eta guk ere gure sarbide seguruak zabaltzen hastea amaitu nahiko nuke hainbeste lan egin duten elkarteen lana goraipatuz gizarte zibilak herritargoak lezio

herrien arteko elkartasuna samurtasuna posible dela egunero martxan jartzen dela ikusi dugu hemen atzetik segika hasi gara eta espero dugu bidean parean egotera helduko garela elkarrekin bidea zabaldu eta hormak apurtzeko hainbat manifestazioetan oihukatu dugun bezala

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemosen ordezkaria den guanche andereak dauka hitza

horrexegatik behin ere bakarrik esan dezaket ongi etorri errefuxiatuak eta mila esker etortzeagatik eskerrik asko guanche
andrea euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

y pediremos votación separada presidenta eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza

dentro del partido popular español gracias eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria etxebarrieta andrea zurea da hitza mila esker

espainiar gobernuko kidearen hitz horiek baina guk bitartean diogu lanean jarraitu behar dugula hemendik ere begiratzen jarraitu behar dugula eta

eskasen aurrean ezta ados zurekin ere intoxikazio kanpainarekin eta romero andreak adierazitakoa apuntatuta neukan

zenbaitek mamua astindu dutela baina tira pozten naiz hemen horren kontra egotearekin eta

ba zelako lana egiten jarraitu behar genuen jende honen eta jendarte honen

jarraitu behar dugula mamuak ere gugan eragina izan dezakeelako eta baduelako tamalez ez puntuka bozkatzearen alde ere ez bueno ez gara gu izango kontra egiten dutenak baina

adierazi nahi dugu argi eta garbi horretan ados ez gauden arren turkiarekin lortutako akordioaren salaketa uste dugu ezinbesteko dela hain zuzen eta bueno hainbat kidek errepikatu duten moduan

ilegala delako ez eta akordio honek besteak beste sustatzen duena da lehen hitz egiten genituen muru horien

eta honek eragiten duena besteak beste da bide seguruak oztopatzen jarraitzea eta adibidez ba lehen hitz egiten genuen mediterraneoko hobi komunaren inguruan

kopuru tamalgarri horrekin aurkitu behar izatea eta atzerriratze prekario hauetan itota

baldintzak gogorrak eta okerrak izan direlako beste askotan ere

inpunitate osoz nazioarteko zuzenbide humanitarioaren aurka dauden hezi hiltzaileak eraiki dituzte eta hauetan

errefuxiatuak eta tira hau guztia egiteak ez du arazoa konpontzen ez du errefuxiatuen bidea zaildu egiten du eta batez ere mafiei egiten die mesede eta horregatik guztiagatik

turkiako akordioaren kontra lanean jarraituko dugu eta taldeartekotik horrelakoak sustatzen jarraitzeko borondatea badagoela ikusita

gauza ederrak egin ditzakegula espero dugu eta ederrak ez guretzako ederrak bide horietan galduta dauden pertsona guztien eskubideak bermatzen
lagunduko dugulako mila esker eskerrik asko etxebarrieta andrea eztabaida amaitu denez

gara puntuka eskatu da pentsatzen dut inork ez daukala arazorik puntuka bozkatzeko

orduan bozkatuko dugu elkarrekin podemos euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren

seigarrena eta zazpigarrena puntuak bozkatu ditzakegu

bozkatu ditugun puntuak jarraian hirugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bai bederatzi ez beraz onartua geratu da hirugarrena puntua azkenik lau eta bost puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita sei bai bederatzi abstentzio ondorioz

onartuta geratu dira gai zerrendako laugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

legegintza egutegia aurkeztu eta betetzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza

egun on guztioi alderdi popularrak aurkeztutako legez bestekoaren inguruan

iraganari dagokionean behintzat gure taldeari

garaia garai baina legealdi osoaren barruan jaurlaritzak

egitasmo aurkeztu zituela legebiltzar honetan horietatik egia da

hamazazpi onartu zirela baina beste hamazazpi baita ere onartu ziren legebiltzarraren eskutik eta horietan gure talde

bostetan parte hartu zuen baina egi borobila da

zergatik antzeko zerbait gertatu zen nik uste dut denbora luzean hain zuzen ere etengabeko eta amaierarik gabeko agerraldiak eskatuz edo besteak beste aldiro aldiro zuzenketak aurkezteko epea luzatuz eta

dena dela iragana iragana da eta horretatik ere ikasi behar da ikusi dudana da alderdi popularrak aurkeztu duen legez besteko proposamen honetan egia da gabon gauean amaitzen zitzaiola jaurlaritzari bere legegintza egutegia aurkezteko epea zergatik

inbestidura momentutik hilabetera saioa izan zen azaroaren hogeita hiruan hogeita lauan izendatua izan zen iñigo urkullu lehendakari beraz hilabete justu bihar ez etzi gabon gauerako epea amaitzen zen

oso gertukoa da horregatik atentzioa deitzen dit hain zuzen ere ekimen hau aurkeztu duenak nola ez duen erreparatu horretan

inbestidura saioan esan zituela eta konpromiso batzuk hartu zituela eta hain zuzen ere aipatu zuen

urterako aurrekontua izango zela lehentasuneko gai bat gobernu programa bigarrena

eta enplegua sustatzeko eta ekonomia suspertzeko bi mila hogei plan berria baina bere saioan bertan eta gazteleraz

aipatzen ditu horiek eta baita ere besteak ere lege asmo batzuk

egutegi horretan kokatu nahi zituen lege batzuk behintzat zerrendatzen ditu erroldatzen ditu hain zuzen ere

badago bere konpromisoetan hori gutxi ez balitz nik uste dut dagoela beste tresna bat oposizioko taldeek

eskuratzeko aukera guztiak dituzte eta da azaroaren hogeita batean euzko alderdi jeltzalearen euzko abertzaleak taldeak eta alderdi sozialistak taldeak hitzarmen bat

azaroaren hogeita batean eta hor daude besteak beste hirurogeita hamasei orrialdeetan atalez atal

klaro aldi berean ere azaltzen dira baita ere lege egitasmoak sailez sail eta areaz area begiratu nahi izan duenak

kasuan premia jota gobernua kontrolatzea baldin bada helburu nagusiena

bai galderak interpelazioak eta gainontzekoak egiteko zergatik akordio bat idatzita dago hori izango da seguruenik etorkizun hurbilean ere

ekarriko duen programa bizkarrezurrik edo euskarririk nagusiena akordio bat daukagulako atalez atal hain zuzen ere nik begiratu ditut zeintzuk diren oinarriak eta konpromisoak eta

enpleguaren inguruan programa marko elkarrizketak berdin da lanbide integrazioko gaiak

oposizioak kontroleko lana egin nahi baldin badu badauka hala eta guztiz ere esaten da legegintzaldi osorako

egutegia nik uste dut horretan ere jaurlaritzak bere denbora behar duela logikoa den bezala sei hilabete asko ziren

inbestidura sasoi horretatik hilabete bat pasa da ez zuretzako bakarrik gobernuarentzat ere bai gobernua osatu zen azaroaren hogeita zazpian ia ia hilabete bat pasa da guk esaten genuen sei hilabetekoa

gaurtik bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izatea

berdin da aurrekontuen lehentasuna edo programa marko hori egitearena nolanahi ere adostasun batera heldu garenez nik ez dut sartu nahi bestela ere izango

baina egutegi bat jaurlaritzak programa barne eta bere planak barne legebiltzar honetara helaraztea otsaila amaitu baino lehenago edo hemendik bi hilabetera otsailaren hogeita

litzateke gure konpromisoa talde eta gu ere saiatuko gara jaurlaritza honek bere hitza bete dezan edo kasu honetan legebiltzar honen

eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna zuzenketak aurkeztu ez dituzten
taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez lander zurea da hitza

andrea mahaikideak legebiltzarkideak ez naiz

bai euzko alderdi jeltzaleak eta alderdi popularrak

duela gutxi hogeita bederatzi legebiltzarkideok urtarrileko bigarren

legebiltzarrean aktibitatea izatea eskatu genuen eskaera honen azalpenean hainbat gauzen barne

martxan jartzea eskatzen zen konkretuki kontrol bilkurak

kontrol hau eramatea baita gaur hemen daukagun proposamen horrek lehenik eta behin legegintza plan bat izatea eskatzen du eta baita ere guretzat

hasierako proposamenari proposamen originalari baina ikusita

orain atera den hitzarmena ezingo dugu hori egin

zen olentzero geure etxean legegintza egutegi hau uztea baina hori bagenekien ezinezkoa zela ez da ezer gertatzen guk baiezkoa eman nahi genion proposamen horri zeren azkenean

tresnarik izan honetarako eta nahiago dugulako epe motz bat

bi hilabete sei hilabeteko epean pentsatu baino horregatik baiezkoa eman nahi genion

proposamenari azkenean ezinbestekoa da guretzat kontrol lana eta ezinbestekoa da tresna aproposak edukitzea honetarako azkenean

genituela eta biak harreman handia zuten

hurrengo legealdi honetan herri akordioak eta garrantzi handiko legeak aurrera eramango zirela

ados gaudela baina beste alde batetik eta hemen noski batzuk ez dira egongo ados aurreko legealdia motela

izan zela ere entzun genuen asko kanpainan adostasun osoa dugu horrekin euzko alderdi jeltzaleak euskal politikaren erritmoa moteldu egin zuen ganbara honen erritmo legegilea motelduz gero azken urtean hainbat lege presaka ateratzeko

lehen esan dudan bezala legealdi honek bide on bat hartu dezake hainbat lege

diru bermearen legearen eguneraketa unibertsitate legea ekarpen legea euskal herriaren estatu politikoaren eguneraketa turismo legea

eta ikusita horrelako proiektu hain garrantzitsuak ekarri behar direla legebiltzarrera ba guk nahi genuen lehenbailehen legegintza egutegi bat hemen izatea

ikusi dugu euzko alderdi jeltzalea oso sakon aritu dela azken momentu arte aritu dela oposizioak ezer

zuek hilabeteko epea zeneukaten mahai gainean sei hilabeteko epea nahi zenuten eta bi hilabeteko

ez ikusteko nola oposizioan gauden hiru alderdiok baiezkoa ematen genion

ikusita aurrera joango dela hartutako hitzarmena gutxienez zuek

akordioa aurrera eramatea eta zuk esan bezala otsailaren erdian horrelako egutegia izatea guk malgutasuna edukitzeko prest geunden

baina ikusita orain bi hilabete hartzen dituzuela gaurtik aurrera horretan oso zorrotzak izango gara eta

galdetuko dugu non dagoen egutegi hau eta zer nolako plana dugun nik orain aurrean esan ditudan legeak eta mahai gainean nahi dituzuen legeak jartzeko

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna eh bildutik urruzuno jauna

landerrek esan bezala sei hilabetetik bi hilabetetara murriztea lortu dugu

eta guk gauza bat esan nahi dugu baliteke hasiera batean partidu popularrak ekarri duen legez bestekoa gehiegizkoa iruditzea zentzu horretan

guk inolako ziurtasunik bagenu sei hilabeteetan gobernu honek bere

bozkatzeko baina guk uste genuen aurreko legealdian gertatu bezala oraingoan ere joango ginela eskema berbera errepikatzera zer gertatu zen orain dela lau urte

bi mila hamairu martxoan laura mintegik eskatzen du iñigo urkulluren agerraldia egutegi legegileaz azalpenak eman zezan

irailetik martxora sei hilabeteetan ez zegoela ezta aztarrenik ere egutegi legegile batetaz bi mila hamairu maiatzean etortzen da iñigo urkullu horren inguruko

azalpen batzuk ematera eta bi mila hamairu urria ekartzen da egutegi legegilea ganbera honetara alegia bi mila hamabi

baino gehiago alferrik galduta eta alferrik galduta esaten dugu

baizik eta gero ondoren ere hurrengo hiru urteetan ere ekimen legegilea jarduera legegilea hala moduzkoa izan zelako hemen zifra batzuk bota dira

sémper jaunak batzuk bota ditu egibar jaunak beste batzuk bota ditu guri ba bueno ez bata ez besteak ez dakit nork

artxiboak baina dena dela ekimen legegile jarduera legegile oso apala eta berriro diot baliteke ppk eskatzen zuena gehiegizkoa iruditzea baina errepikatuko dut uste dugu euzko alderdi jeltzaleak planteatzen zuenak ere bere tranpa zeukala sei hilabete planteatzen zituen sei hilabete uztaila da uztailan ez dago aktibitaterik beraz urrian

egutegi legegile batekin eta uste genuen hori inondik inora ezin zela errepikatu denbora aprobetxatu egin behar da pasa el tiempo y el tiempo que pasa

egutegi legegilea guretzat gure aburuz lehen bai lehen ekarri behar da

pastor jaunak esan duen bezala guretzat ere exekutiboak eta legegileak parlamentuak amankomunean izan behar duten bitarteko malgu bat izan behar da egutegi legegilea non egutegi legegile horrek jaso behar dituen legeak jaso behar dituen datak jaso behar dituen helburuak hortik aurrera nolabait adierazten den gobernuaren aldetik konplizitateak harremanak eta akordioak erdiesteko

legegintzaldi batean garatuko diren legeek adierazten dute gure aburuz beste ezer baino argiago zein den gobernu batek duen diseinua herrigintzan zeri ematen dion garrantzia zeri ez nolako herri eredua nahi duen horregatik euskal herria bilduk legealdiari begira bi ezaugarri alde batetik zorroztasuna

zorroztasuna eta konpromisoa bai norberarekiko eta bai gobernuarekiko ere aurrerakoiak iruditzen zaizkigun legeak

eskua luzatuko dugu gure prestutasuna adieraziko dugu aurrerakoiak iruditzen zaizkigun legeetan euskal herria bilduk aurreko legealdian bezala bere jarduna egin egingo du ekimen legegile propioa ere erakutsiko dugu

gobernuari jarraipen zorrotza egingo diogu ekimen legegileari dagokionez azken finean esan bezala aurreko legealdian erakutsi genuen jarrera

aurrera atera genituen heriotza duinaren legea esaterako oposizioko taldeek ekarritako legeak aurrera ateratzen lagundu genuen etxebizitzaren legea esaterako gobernuaren aldetik ekarritako legeak

udal legea esaterako edo eta herri ekimenetik herri ekimen legegile bitartez etorritako legeak ere aurrera ateratzen lagundu genuen frackingaren kontrako legea tarteko onartutako

euskal herria bilduren presentzia ezinbestekoa izan zen eta berriro diot borondate horrekin ekiten diogu legealdi berri ere egutegi legegilea aurkeztu legeen tramitazioa hasi legeak onartu eta legeak gauzatu

baina zoritxarrez herri honetan ez da hor bukatzen ibilbidea parlamentu honek adostutakoa defendatu madrilen eta auzitegi konstituzionalaren aurrean

honek adostutakoa defendatu hemen adostutakoa auzitegi konstituzionalaren gainetik jarri eta zentzu horretan

kezka handiz jaso dugula gobernuaren iragarpena zeinean madrilek errekurritutako lau legeen negoziazioa abiatuko dela azaltzen den lau horien artean ez daude ez etxebizitza legea ez frackingaren kontrako legea

ideologikoki gustatzen ez zaizkigun legeak alboratu egiten ditugula eta badirudi zentzu horretan madrilek batzuetan mesede egiten digula guk gauza bat ere eskatuko diogu begirunea eta errespetua ganbera honek adostutakoari ganbera honen hitza eta erabakia beste

nahiz eta norbere ideario politikotik urrun egon eajren posizio ideologikoak defendatzeko badago eaj gobernua
parlamentu honi zor zaio eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna erantzuteko txandan sémper jauna

eskerrik asko sémper jauna euskal sozialistak pastor zurea da hitza

politikan jakina galdu eta irabaz daiteke

saiatu behar gara ridikulua ez egiten zergatik da azkena

nik ez nion zentzurik aurkitzen alderdi popularrak aurkeztutakoak esaten zuen

eta esaten duzu aizu hau gabon gaua da oraindik sailburuek bere agerraldiak egin gabe dauzkate

orduan hemen beste zerbait dago edo zein da benetako zentzua

eta egia da bertan urte asko eman arren

eta egia da pastorrek esan duen bezala bai elkarrekin podemos ek eta eh bilduk

baina ez zeukan logikarik hasierako proposamenak ez zegoen zuen zuzenketarik ez genuen zuekin

bitarteko bat egiteko aukerarik ere orduan ikusten da zeintzuk diren benetako intentzioak zergatik

hemen eskuartean dudan hau dela pnvk eta psoek

hitzarmena benetan irakurri duzue suposatzen dut baietz hemen daude konpromisoak daude oinarriak

zerrendatuta daude gero egutegian lehenengo sei hilabetekoan edo hurrengoan

hain garrantzitsua da oposizio lanak egin ahal izateko

zerrendatu zituen besteak beste esaten zuen entre otras

beste lege batzuk ere egongo direlako hau jakitea inportantea da noski

baina hemen dago dena idatzita niretzako gobernu programaren euskarririk nagusiena hau izango da ez da bakarra izango baina euskarririk nagusiena eta parlamentari bakoitzak galderak interpelazioak egin nahi baldin baditu hemen dauka dokumentua sailburuari galdetzeko agerraldietan noski hala baina baita ere idatzizko galderak erantzun dezaten konpromisoak hartu ditzaten niretzako sailburuen egitekoa urtarrilaren bigarren hamabostaldian oso inportantea da

argazki bat sailburuak departamentua jaurlaritzak zer egin nahi duen arlo horretan ze egitasmo ze helburu nagusi dituen ze bitarteko izango dituen

niretzako oposizioak egin behar duen lanetan

eta egitasmoa programa legegintzaldi osorako egutegia bi hilabetetan gaurko egunetik abiatuta posible da egitea nik jaurlaritzarekin hitz egin dut eta esan dit jaun andreak

makinak eta legebiltzarrak hau nahi baldin badu eman egin behar diogu denbora gehiago nahi zuten gauzak txukun egin nahi dituztelako baina hitza eman dugu otsailaren bukaerarako

gu saiatuko gara gu geu saiatuko gara erkoreka lehendakaria eta sailburu guztien atzetik aizue

zergatik etxeko lan horiek gobernu programa barne egitasmoak

baina alderdi popularrak presentatu duena beste gauza bat izan da

borja sémper jauna inbestiduratik hilabeteko epean

egitasmo osoa programak eta gainontzekoak aurkeztu daitezkeenik kontutan edukita besteak beste oraindik sailburuen agerraldiak ere ez ditugula gauzatu

zorroztasuna eta konpromisoa eta aurrerakoiak diren egitasmoetan bidelagun izango garela

dagokionez ere eta talde parlamentari guztiei zuzenduta da mezu hau guztiekin egin nahi genuke bide hori eta

garbi daukagu aurrerakoiak izango badira eta herri honen onerako mesedetan

beti egon izan garen bezala eskerrik asko egibar jauna elkarrekin podemosen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

oso motz egibar jauna birritan

zuek alderdi sozialistarekin hartutako hitzarmena

hitzarmen hori oso eskasa zen mami gutxi zeukan eta horregatik

epe batean zergatik hor hitzarmen horretan ez zegoelako guk nahi genuen guztia eta nahiz eta galderak egin ez genuelako izan nahi genuen erantzuna hala ere

guk ikusi dugu gaur hartu duzuela hitzarmen bat eta

zer gertatzen den egutegi horrekin espero dugu hemen egotea sin más

jakitean eta ikustean zer nolako proiektua eta zer nolako

lanean hasiko gara eta ikusiko dugu zer nolako gauzak atera daitezkeen aurrera baina guk azkenean zer eskatzen dugu lanean hasi nahi dugula lehenbailehen

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna amaitzeko urruzuno jauna zurea da hitza

beno egibar jauna klaro askotan

ez da gauza hori edo bere horretan baloratzen

eta partekatu eta guk uste dut esan dudala

gu ez gara sartuko sei hilabete bi lau edo zortzi behar ote diren

guk saihestu nahi genuen aurreko legealdian gertatukoa gertatzea eta zentzu horretan pozik gaude saihestu dugu ez dakigu sorayarengatik izan den zuregatik izan den edo eta

mantendu dugun jarrerengatik izan den guk uste dugu azken horrengatik izan dela

bale lortu dugu gutxienez gobernuak bere hitza edo parlamentu honek eskatutakoa betetzen baldin badu datorren seihilekoan egutegi legegile bat izango dugula

besterik gabe eta gu horretara joan gara eta hori da lortu nahi genuena

esan dizut aurreko legealdian bi mila hamabian

urkullu jaunak egutegi legegilea ekarri zuen bi mila hamairuko urrian urtebete

urkullu jauna hona egutegi legegilearekin urrian etorri zen urtebete eta urtebete barruan ezer ez eta gero hurrengo hiru urteetan ba beno bakoitzak bere

baloratuko du zenbaterainokoa izan zen jarduera edo ekimen legegilea baina azken balantzea hori izan zen

eta azken momentuan arrapaladan itsumustuan uztailean mesedez hau eta guk hori saihestu nahi genuen besterik gabe

hori lortu dela beraz pozik gaude beraz bukatzeko eguberri on guztioi eta posible baldin bada ere aholku bat jarri gaitezen guztiok ere urte berrian

gurera begira baino iparraldera begira iparraldean inplikatu dira inplikatu gaitezen etxean nahi ditugu ea lehenbailehen lortzen dugun

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

hogeita bederatzi abstentzio beraz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da gai zerrenda agortu dugunez osoko bilkurari amaiera ematen diot